egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu

legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina durangoko airearen kalitateari buruz

egun on lehendakaria sailburuak legebiltzarkideok ongi etorri duela gutxi durangoko udalak mezu alarmista bat igorri zien komunikabideei udalerri horretan eta eskualdeko eremu

airearen kalitate txarraren berri emoteko kezka mezu hori prentsaurreko batean jakinarazi zen udalak

eta dirudienez aldez aurretik ingurumen eta osasun arloko erakunde eskudunekin kontrastatu gabe gure ustez osasunerako

horrelako egoerei buruz ohartarazten aipatutako agerraldi horretan durangoko udalak behin eta berriz esan zuen eusko jaurlaritza arduratuko zela batetik airearen kalitateari eta bentzeno

ingurumen egoera kudeatu ez izanaz eta bestetik ingurumen saileko profesional teknikoen taldeak egindako lanaz zalantzan jartzeaz

bestalde jasota dago duela gutxi bilera bat egin zutela eusko jaurlaritzako ingurumen saileko durangoko eta iurretako udaleko eta

egoera hau kontutan izanik haremos

durangaldean orain arte ezarritako kudeaketa inbertsioak eta neurriak kontutan hartuta zein balorazio egiten du sailak durangon arnasten den airearen kalitatearen inguruan pregunto

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebitzarkideok egun on guztioi

durango eta bere inguruko herrien eta gunearen airearen kalitatea egokia dela eta ez dagoela inolako arriskurik herritarrentzat

zure galderari erantzuteko gustatuko litzaidake errepaso txiki bat egitea zer gertatu den eta nola jokatu den

detektatu ziren durangoko ingurune batean eta araudian

bost mikrogramo urteko batez bestekoa gainditu gabe izan zen arren

zenez erabaki zen zerbait egitea eta ondo aztertzea datu horiek kontutan izanik

osatu zen bereziki horretarako ingurumen sailburuordetzako pertsona bat osasun publikoko sailburuordetzako beste bat eta

eta nondik zetorren kutsatze maila hori eta zein zen iturria aztertu zen arakatu zen oso era sendoan

iturrien azterketa sakon hori egin ondoren erabaki zen non zegoen eta hain zuzen ere esango dut bereziki poliestireno hedatutako ereduaren gaineko galdaketa isurketan zegoen eta

hori aztertzea eta hori gainditzeko neurriak jartzea eta jakinarazi zitzaion durangoko

beste erkidego autonomoei eta baita ere kutsatze hori ematen zuten industriei eta herritarrei lankidetza sistema bat sortu zen eta bi enpresa

enpresa horretan neurri zuzentzaileak jarri dira eta bat koma zazpi milioi eurotako inbertsioa egin da inbertsio hori bi mila hemeretzian bukatuta zegoen eta martxan jarrita dagoeneko prest guzti hori

bi mila hogeiko hau da aurtengo otsailean eta orain tokatzen zaiguna da jarraipen kanpaina egitea hau da neurtu genuen kutsadura zegoela nondik zetorren neurri zuzentzaileak jarri eta orain ikusi behar da ea neurri horiek nahikoak diren eta orain azaroan kanpaina bat aurreikusita dago zergatik azaroan nahiz eta

ba azaroan ematen delako kutsatze maila handiena eguraldiaren

beraz orain azaroan neurtuko da zer gertatzen den gune horiek aztertuko dira eta neurri berriak jarri behar baldin badira edo gune gehiago ikusten baldin badira arakatuz

egin dira egin beharreko neurri guztiak eta ezarri dira bi enpresa horietan zuzentzaileak izango diren neurriak eta inbertsioak orain azaroan bukatzen direnean neurketak baita ere ba emango dira aditzera

izan zen bilera bat aipatu duzuen bezala durango iurreta eta bertako mankomunitatearekin guzti hau ezagutzera emateko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

egun on munduan ez dut esango baina gure inguruan parlamentu bakarra izango da hau pandemiari aurre egiteko gobernuak hartutako neurriak aztertzeko aukerarik ez duena

covid hemeretzia oso datu arduragarriak uzten ari zaizkigu azken egunetan berriz ere azken asteetan esango nuke baina azken egunetan berriz ere eta arduratuta gaude datozen egunetan gertatu daitekeenaz ere

bat egin dugu herritarrei ardura indibiduala eskatzerakoan ardura kolektiboa ardura komunitarioa eskatzeko orduan eta neurri murriztaileak ezarri direnean

neurri murriztaileak orain derrigorrezkoak dira agian batzuk errebisatu egin beharko ditugu gainera azkena ikusten ari garen datuak ikusita eta agian neurri zorrotzagoak ere hartu beharko ditugu baina uste dut ez direla nahikoak

eta kutsatze tasak eta heriotza tasak munduko altuenetakoak dira beraz neurri murriztaileak soilik ez dira nahikoak hay que invertir en salud

atzo ostalaritza sektoreko eztabaidaren ostean sektoreko hainbat lagunekin egoteko aukera izan nuen

agian laguntzak orain behar zituztela erantzuna hauxe izan zen orain duela hilabete asko zela orain askorentzat berandu dela

eta osasun atentzio egokia ematearekin batera informazioa argia horregatik da garrantzitsua zuk hemen esplikazioak ematea sagardui andreak emango omen ditu

ekonomiko eta sozial bat ere badugu eta zure azken ardura da horien inguruan informatzea zuk beste leku batzuetan eskatzen duzuna eskatzen dugu eta azkenik urkullu jauna bai premiazkoa da beste estatus bat ezin dugu aldiro aldiro baimen eske ibili herritarrak zaintzeko

erabakiak guk eta hemen hartu behar ditugu herri honek erakutsi du eta jakin du garai zailetan erantzun ezin hobeak ematen eta orain ere egingo du
guk eta hemen hartutako erabakiekin eskerrik asko eskerrik asko iriarte andrea lehendakari jauna zurea da hitza

sailburuok jaun andreok egunon frantzian gertatutakoa gaitzestuz hasi nahi dut gaurko hau baita bilbon gertatutakoa gaitzestuz sendoz gaitzestuz gainera iriarte andrea

eta ezinbestekoa iruditzen zait testuinguru horretaz jabetzea egoeraren balorazio egokia egin ahal izateko hasteko eta behin momentuz

ez dago behin betiko ebidentzia zientifikorik ez hemen ez alemanian ez frantzian ezta osasunaren munduko erakundearen aldetik ere ezta europako edo gaixoen europako kontrol erakundearen aldetik ere nolanahi ere

erabakien testuingurua ere kontutan izan behar dugu gutako bakoitzak bai gutako bakoitzak erabaki behar du gaixo honen aurrean zein jarrera izan bakoitzari dagokigu ezartzen diren neurriak betetzea hau da lehen pausoa

eta guztion ardura administrazioak ere erabakiak eta neurriak hartu behar ditu noski neurri horiek osasuna zaintzeko hartzen dira eta horretarako osasun sistema eraginkorrena bermatu behar da

kasuen eta kontaktuen bilaketan iriarte andrea gehien kaltetutako sektoreei laguntzeko ere neurriak hartu ditugu lehenak izan gara

covid funtsa martxan jartzen edo sektorerik kaltetuenei diru laguntzak eta abalak bermatzen hori dena da autogobernua ez duzu ondo egiten gure autogobernuari muzin egiten iriarte andrea gure autogobernuaren erakundeak dira pandemiaren erronkari erantzuteko aukera ematen digutenak

iriarte andrea bilera bat izan genuen bilera horretan neurri zorrotzak hartzea eskatu zenidan argi dago hemen hartu ditugun neurriak estatuko zorrotzenak izan direla

aurrenekoak izan ginen osasun larrialdiaren egoera onartzen bai martxoaren hamairuan eta baita abuztuaren hemezortzian ere aurrenekoak izan ginen alarma egoera eskatzen aurrenekoak hartu ahal ditugun neurri guztiak hartzen ez dugu bakarrik egin

espainiako gobernuarekin harremanetan egin dugu betiere osasun agintarien bermearekin eta horrela egiten jarraituko dugu hau ez da amaitu ezta gutxiago ere egoera egunez egun jarraitzen ari gara neurriak aztertzen

baita gizarteari ezagutarazten ere lankidetzan ari gara lanean birusaren transmisioa eteteko eta eragina ahalik eta txikiena izan dadin baita ekonomiaren arloan ere ziurtasun faltaren eta ziurgabetasunaren aurrean

suspertzean duten eraginari buruz corcuera andrea zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko hurtado jauna zurea da hitza

miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina eusko jaurlaritzak alarma egoera berriaren aurrean hartu beharreko neurriei buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on legebiltzarkideok lehendakari jauna nos encontramos ya en esa famosa

hartutako neurriak nahikoak direla uste dut oraingoz era berean uste dut egunetik egunera egoera aztertzen jarraitu behar dugula hartutako neurriak ebaluatuz eta berriak proposatuz hau da gure jarrera egoeraren jarraipena egitea gertukoa eta estua

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna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

legea ez betetzeari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eta niri gustatuko litzaidake gogoratzea zenbaki hori eta data hori hamabi urte

eta erreparazioa egiteko legea onartu genuen baina gaur egun denok dakigu ba momentu honetan lege hori ez dela betetzen eta halaber biktimak

ari dira egun hauetan horrexegatik niri gustatuko litzaidake gogoratzea ere bai

eskerrik asko legebiltzarburu andrea iturgaiz jauna terrorismoaz ari gara eta

legearen urraketarik ez da eman ez da eman iturgaiz jauna

eta kontseilu horrek ez digu inolako urraketaren berririk eman guri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

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera

eitbko zuzendari nagusiaren izendapenari buruz agirre andrea zurea da hitza

kontseiluan bingen zupiria kultura sailburuaren proposamenez
irizpideren arabera izendatu zenuten eskerrik asko agirre andrea erantzuteko lehendakari jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea agirre andrea eusko jaurlaritzak eta

eitbko zuzendari nagusiaren izendapenari dagokionean eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna agirre andrea zurea da hitza

bai hala da legea bete zenuten eta egun horretan kazetariek izendapenaren inguruan galdetzerakoan zupiria jaunari erantzun zuen eaj eta pseren zuzendaritzen oniritzia zeukala

zuk esan duzun bezala hala da zilegia da eta legezkoa zalantzarik ez gehiengo osoa daukazuelako izango da andoni aldekoa eitbko zuzendaria

aurkakoa da hori esku bat luzatzen duzuelako akordioetarako

despatxo batean aukeratzen duzuelako rodillorik ez duzuela pasako gure gainetik diozue eta zuen gehiengo osoa erabiltzen duzue behin eta berriz izendapen guztiak egiteko eitb eskola kontseilua

eta komunikabideen bitartez jakin genuen proposamenaren berri gauza bat esan eta beste bat egin

akordioetarako daukazuen borondatea edo daukazuen gogoa eta gaitasuna

ez duzue inongo akordiorik gura ez dozue behar eta kito hara ere guk azalpenak eskatzeko eskubidea eta obligazioa uste dut badugula eta horregatik berriro

ze baldintza bete behar da eitbko zuzendaria izateko

formakuntza du aldekoa jaunak ikus entzunezkoetan ze esperientzia dauka ezagutzen al du eitb gaur egungo eitb euskaraz ba al daki

euskaltzalea al da bera independientea da aldekoa

ardura postuetan egon den pertsona independentea da azkunaren eskumako eskua eta zure aholkularia izaniko pertsona bat

bi mila hamairuan maite iturbe izendatzarekoan eajko bozeramaileak pena ez dago bera joseba egibarrek

eajko hautagai bat izan daitekeen izan zitekeen bat aukeratu ez dugu saio hori egin esan genuen lehenengo momentutik etxekoek izan behar zutela

errespetuagatik eta gainera demostratu dutelako azken urte eta hamarkada hauetan lana ondo egiten dakitela

inork ez daki nola atera enpresa bat eta apostu egin genuen eta egiten dugu zer gertatu da

aukeratu da orain eajko kide bat atzeraka

aldekoa izango da zuzendari baina eitbko historian kontrako boto gehien izan duen zuzendaria izango da eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea agirre andrea ez gaitezen inozoak izan kontsentsua

uste al duzu horrelako pertsona bat hautatzerakoan posible litzatekeela aho batekotasuna ez ezik kontsentsua jaurlaritzan gaudenon baino beste batzuekin gehiago

organoak bi dira bat administrazio kontseilua batetik eta zuzendari nagusia bestetik zuzendari nagusiaren egitekoak zein izango diren hamaseigarrena artikuluan zehazten da

gaineratzen da zein den zuzendari nagusia onartzeko prozedura alegia legebiltzarrak aukeratuko duela jaurlaritzaren proposamen batetik abiatuta

hori da hain zuzen atzo egin zena legebiltzar honetan eta hemen onartu egin zen erabakia beraz eusko jaurlaritzak lehen esan dizudan bezala eta lehendakariak hitzez hitz bete dugu legearen agindua eitbko zuzendari nagusiaren izendapenari dagokionean nik ez dakit zuk orain luzatutako galderak

erantzun zenituen zuk zerorrek erantzun zenituen atzoko osoko bilkuran beraz ez dakit zertara datozen

zuzendari nagusia izendatzeko irizpideak legeak ezartzen ditu agirre andrea

lege hori aldatzeko aukera izan egin duzuela agirre andrea ez duzue egin ez duzue egin beraz onartu egin dituzue legean jasota dauden irizpideak andoni aldekoaren izendapen proposamena jakin zenetik

entzun egin dira harrigarriak egiten zaizkit jardunean hasi ez den pertsona baten inguruko iritziak horiek ez dira iritziak horiek

egindako hausnarketa kontutan izan dugu besteak beste erronka hauek nabaritzen dira digitalizazioa kudeaketa eredu berria

edo ikus entzunezkoen industria indartzea andoni aldekoaren ibilbide profesionala eta ezagutza esparruak egokiak dira erronka horiei

erakundeen komunikazioan aritu da eta enpresa kudeaketa alorrean eskarmentua dauka edonola ere legebiltzar honek

aukera bere jarduna baloratzeko amaitzeko aukera honetaz baliatu nahi dut maite iturberi eta bere taldeari eskerrak emateko

eitb eta ikus entzunezko sektorearen alde egin duten lana eta erakutsi duten konpromisoa aitortu eta eskertu nahi diet

galdera iker casanova alonso eh bildu taldeko legebiltzarkideak bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuari egina santurtziko portuan zamaketa langileak burutzen ari diren grebaz

ordezkaritzari badakigu euren asmoa bazela gaur mobilizazioa egitea baina indarrean dauden murrizketak direla eta ezin izan dutela baina hala eta guztiz ere

portuan euren eskubidearen alde besarkada bat eta zuekin gaudela berresten dugu urriaren

hogeita bat egun daramatzate greban beraz euren aldarrikapenak ohikoak lan egonkortasuna behin behinekotasunarekin amaitu lan hitzarmena bete zedin

eta abar arlo sindikaleko edo arlo laboraleko ohiko aldarrikapenak enpresen erantzuna izan da zerbitzu minimo gehiegizkoa ehuneko ehunak aplikatzea eraso mediatiko etengabea

esango genuke behin behineko kanporaketa represaliak hartu zituztelako atzera egin dute baina de facto eta astebetez ehun kanporaketa egon ziren portuan lan gatazka honen aurrean eta lan gatazka honi enpresaren partetik emandako erantzun

eskerrik asko casanova jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza bai zure baimenarekin
lan sailaren eginkizunetako bat da langile guztien greba eskubidea bermatzea

babesten dute funtzio horien artean ez dago gutxieneko zerbitzuak ezartzea interes orokorretako portuetan egiten diren grebetan kasu honetan bezala

urratzen bada eta kasu horrekin lotutako salaketa bat dago gure sailan eta espedientea tramitatzen ari da

nolanahi ere eusko jaurlaritzak elkarrizketa soziala eta negoziazio kolektiboa defendatzen ditu enplegu baldintza duinak bermatzeko tresnarik onena delako

helburu bat da eskerrik asko eskerrik asko mendia

beste borondate bat eta beste jarrera bat erakutsi nahi baduzue legealdi honetan enplegu sailetik langileen alde lerrokatzeko eta ez orain arte egin duzuen bezala sistematikoki patronalaren alde
eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna erantzuteko mendia andrea zurea da hitza

ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina brexitak euskadirentzat dituen inplikazioei buruz gil jauna zurea da hitza

para reducir ese impacto muchas gracias eskerrik asko gil jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea gil jauna bi mila hogeiko urtarrilaren hogeita hamaikan erresuma batua europar batasunetik atera zen eta abenduan

aldi iragankor hau negoziaketan jarraitu behar da bitarte horretan eta berriena aztertzeagatik

eta azkeneko europar kontseiluaren ondoren orain dela egun gutxi eman zena hamabostean oraindik badaude hiru gune izugarrizko eztabaida sortzen dutenak

si finalmente se produce eskerrik asko tapia andrea gil jauna zurea da hitza bertatik sí gracias señora presidenta

zurea da hitza gil jauna esan beharra dago gure

hau da akordioarena eta akordiorik gabe beraz prestatu ditugun neurriak eta gure enpresa prestatuta dago bi eszenatoki horietarako ez bakarrik akordioa ematen baldin bada

gai zerrendako bederatzigarren puntua galdera david soto rodríguez elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen jasangarritasun eta ingurumeneko sailburuari egina ezten arrisku kapitaleko funtsaren garapenari buruz soto jauna bertatik

eskerrik asko presidente andrea soto jauna agian aurreko ostiralean ez nuen oso ondo esplikatu saiatuko naiz

arrisku kapitaleko tresnak elkarteak hainbat tresna kudeatzen ditu ez bakarrik

zentzu horretan covid hemeretziaren ondorioz gertatzen diren arazoak aztertu ditugu eta esan beharra dago kontsulten arabera eta azterketak egin direla hirurogei enpresetan urte honetan zehar eta abuztua bitartean es decir

eskerrik asko tapia andrea soto jauna bertatik eskerrik asko

tapia andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea

aurrekontuak egiteari eta zorpetzeari buruz soto jauna zurea da hitza

soto jauna uste nuen legebiltzar honetako ekonomia eta aurrekontuetako komisioaren aurrean

eragiteko hartu beharreko neurriak argitu argi geratu zirela

interpelazioaren arrazoia nire agerraldian galdetuko zenuelaren

dena den ez daukat eragozpenik berriro gai honi lotzeko eta behar diren argitasunak emateko

eskerrik asko soto jauna erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

lacuesta eh bildu taldearen legebiltzarkidea lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina

obra kontratua desegiteko asmo zehatzei buruz fernandez de betoño jauna zurea da hitza

eskerrik asko egun on guztioi hirugarren kontrol plenoa jarraian

arriola sailburua kontua da ez zaudela azalpenak ematen

eta herritarrek gardentasuna merezi dutela besteak beste haien zergekin ordaintzen ari delako donostialdeko metro pasante hau asko tardatu duzue arazoen berri ematen ez dugu sinesten ekainaren bostetik non kontxako zuloa agertu zen

obra kontratuaren desegitea ez dela iristen hiru hilabetera ehuneko hirurogeita hamareko

obra honetan suposatuko duena ia berrogeita hamar milioi euro gehiago aspaldi zeneukaten gainkostuaren berri eta nahita ezkutatu duzue horren froga argi bat dago irailaren hogeita bosteko iragarpenek oraindik

kontxako geltokirako sarrera bat lekuz aldatu behar zela arazo teknikoengatik pentsatu behar dugu hamar egunetan arazo teknikoak zein haientzako soluzioa topatu zela gainera ez soluzio teknikoa bakarrik baita ere hiri mailan nola txertatu behar zen

argi dago ezetz eta argi dago beranduegi eman duzuela gertatutakoaren berri akaso uztailaren hamabiko hauteskundeak igaro arte

ere izan daitekeela horrexegatik salatu daiteke hainbeste itxaroteagatik eta oraindik ez dituzue azaldu zeintzuk diren arazo tekniko horiek

iruditzen esatea ura eta harea topatu duzuela nahiko ohikoa dena edo jet grouting izeneko teknika bat erabiltzen ari zaretela oso ohikoa dena

bereziki ez duzue azaldu zergatik ez ziren aurreikusi arazo horiek

bi puntu horietan ura eta haria egongo zela gainjartzen bada

argi ikusten da kontxan zein eason horiek padurak zirela hemeretzi mendeko

tunel bat itsasoaren ondoan eta geruza freatikoaren azpitik eginda

zentzu horretan egiaztatu al duzue bi mila hamaseiko proiektu konstruktiboa ondo egin ote zen guk denbora sartu dugu proiektua aztertzen eta aurrekoan esan genizun ez dira ehun eta bost zundaketa geotekniko egin proiektu hau egiteko zuk legebiltzarrean zein hedabideetan esan bezala

hemen daude geoteknia eranskineko laurogeita bat eta laurogeita bi orrialdeetan ekarri dizkizut hain zuzen ere esan dizudanagatik aurreko egunean

ze ehun eta bost horietatik berrogeita zazpik ez daukate loturarik metroarekin

nongoak diren loturaren bat daukatenak dira berrogeita hemezortzi ehun eta bostetik berrogeita hemezortzi eta berrogeita hemezortzi horietatik zundaketa zundaketa

zundaketak zeinetan lekukoa berreskuratzen den teknika fidagarria dena bakarrik daude hogeita hamalau

zortzi bi mila hamareko azterketa informatibokoak eta beste hogeita seiak

proiektu konstruktibokoak eajk bertan behera utzi zuen proiektukoak eta esan behar da bi mila hamareko proiektu horrek ez zeukala oraintxe bertan eraikitzen ari garen eraikitzen ari zareten proiektuaren ibilbide berdina

hori oso oso ezberdina ez zen baina klaro justu arazoak agertu diren laurehun metrotan

gainjartzen baditugu bi proiektuak hemen egin dugun bezala hemen daukazu berdez eraikitzen ari garena eraikitzen ari zaretena eta gorriz proiektatu zena bi mila hamarrean ikusten da ezberdintasunak justu

zer gertatzen ari da klaro aprobetxatu direla zundaketa batzuk berdez dagoen proiektua egiteko gorriz dagoen proiektua egiteko egin zirenak

egiteko eta orain aprobetxatzen ari dira gorriz egiten ari garen proiektua egiteko hombre kointzidentzia batzuk badaude eta aprobetxatu daitezke

argi eta garbi hemen azaltzen saiatzen ari gara ondo aztertu behar dela bai proiektuan

eneko goiak esan du gezurra dela hemen ekarri ditut zazpi zundaketak bat bi hiru lau bost sei eta zazpi

eta esan bezala gelditzen dira denak tuneletik gorago hori oso argi ikusten da adibidez ebaketa honetan

zundaketa berria egin zena bi mila hamaseiko proiektua egiteko jaisten da honaino gorriz ikusten da

beraz gutxi egin ziren eta ez dute informazio nahikoa ematen proiektua esleitu zen ehuneko hogeita zortziko bajadarekin eta obrak esleitu dira ehuneko hamaseiko bajadarekin akaso

da gertatutakoaren gutxienez zati bat eta hor ardurak egon daitezke teknikoak eta politikoak ez da onargarria sailburua saltzen ari den bertsioa alegia zorte txarra egon dela

denon artean ordaintzen dugu eta puntu zeren orain zatozte obra kontratua desegitera

ez dakigu susmoa daukagu enteratuko garela dena lotuta eta ondo lotuta dagoenean hemen txosten teknikoak egin dituzuela azaltzeko arazoak zeintzuk izan diren eskatu ditugu jada baina ez legoke soberan

argitaratuko bazenituzte txosten horiek erabiliko omen direnak orain oinarri gisa obra kontratua desegiteko edo ez da behar txosten teknikorik arriola sailburua zertarako ibili txostenak egiten zoritxarra izan bada erruduna

dagoeneko sacyr cavosa campezo mariezcurrena eta zubieder enpresekin jakin nahi dugu azken kontrol plenoan esan zenuen

ezin dela beste modifikatu bat egin eta jada hirugarrena litzatekeela ados ez gara horretan sartzen

baina asko kezkatzen gaituzte obra kontratua desegiteko baldintzek

zerbait paktatu al da indemnizazioak egongo al dira gainera edo

hau bertan behera uzten dugu eta hemen ez da ezer gertatu gogoratu behar dugu hemen hitz egiten ari garela ia hirurogeita bost milioi euroko kontratu batez beza barne eta sailburuak jada esan duela gainkostua ehuneko hirurogeita hamarekoa izan daitekeela alegia

eurori buruz hitz egiten ari gara garantia ehuneko bostekoa zena beza barne hiru koma hogeita bost milioi eurokoa izango al da ezta garantiarekin geratuko al da ets

paktatu duzue galdera formulatuko dut berriz ze asmo zehatzak dauzka sailburuak obra kontratuaren erresoluzioari dagokionez
eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

arriola sailburua asko kezkatu nau esan duzun gauza bat hasieran iruditu zait gaizki ulertu dudala baina gero errepikatu duzu saila ari da zundaketa geoteknikoak egiten

eta orain beste bost enpresari obrak egiteko hirurogeita bost milioi euro eta sailak egin behar ditu zundaketa geoteknikoak

mesedez eskatzen dizut azken txandan ahal baduzu hori argitzea nahiko eskasa eta maila baxukoa iruditzen zaigu arazo honen aurrean zuen linea argumentala deskargatik eta galdakaotik pasatzea

pare bat aldiz ja esan duzue deskargaoak ez dauka zerikusirik honekin eta galdakaoko linea

gainera bilboaldeko bosgarren linearekin egiten duzuen alderaketa

egingo diola zerbitzu orain esan duzun bezala hanka sartze politiko bat izateaz gain

hori sartzen zuen gobernu programan gezurtxo bat ere bada eta da gaur egin duzun gezurtxo berdina zeren donostialdeko pasantea ez dator zerbitzu berri bat ematera aipatzun duzu hendaia zumaia hendaia zumaia badago ja

horregatik deitzen zaio proiektu honi pasantea eta ez metro linea berria da

abandonatuko den eta ez zatozte proiektu hau ez dator hiru geltoki berri egitera orain esan duzun bezala bi bakarrik egiten ditu eason badago ja geltokia arriola sailburua san bartolome kontxan jartzen da bat eta beste bat bentaberrin

geltokitik san bartolomekora laurehun metro daude oinez

eta lugaritzekotik bentaberrikora bale pixka bat gehiago dago zazpiehun metro inguru hombre hobeto dago bai lujo asiatiko bat lujo asiatiko bat batzordean galdetu zenidan ea zergatik nagoen proiektuaren aurka mugikortasunaren aldekoa bada

hau eta beste proiektu asko baina dirua soberan ez dagoenez

eta lehentasun handieneko proiektuak lehenetsi behar ditugu esaten didazu ea zein den alternatiba askotan esan du eh bilduk metroa hobetzea eta hor soluzio autobus urbanoen bidez potentziatzea maiztasuna eta zerbitzuak

askoz urgenteagoa iruditzen zaigu altza pasai antxo galtzaraborda hobetzea

lehentasunen artean ba metro pasante hau eramaten ari da diruaren zati ez dakit

eta uste dugu helburu elektoralak mugikortasun helburuen gainetik jarri direla hasieratik proiektu honekin topoaren hobekuntzaren eta jostailutxo lujoso eta garestiaren artean aukeratu behar zen eta zuek

eta gaizki ateratzen ari zaizue nahiko gaizki hasi baino lehen ja faraonikotzat jo zen proiektu hau eta orain agertutako

delirantea pairatzen ari garen pandemiaren krisiaren erdian ja nik ez dakit nola definitu zerbait enfermizoa zerbait gizagabea zeren

ez dela ura berriz ere sartuko falta diren laurehun metro horietan bide batez laurehun metro arriola sailburua bi milatik ez dira ehuneko hamar dira ehuneko hogei

ez da tontakeria bat eta berrogeita hamar milioi horiek bilakatu daitezke ez dakigu zenbat gehiago igual berriz ere agertzen zaizue ura osasuna hezkuntza zaintza eta bestelako zerbitzu publikoak indartzera joan daitezkeen milioiak dira

nahiago baduzu garraioen alorretik ez ateratzea garraio publikoa indartzera

orain duzue aukera aurreko kontratua desegin behar dai bai txosten

bermatu ezazue tunelen segurtasuna baina ez atera lizitaziora kontratu berria ez gutxienez krisi
handi honen erdian eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamabigarren puntua galdera

ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina donostialdeko metroaren lanen gainkostuari buruz larrea andrea zurea da hitza

en este asunto eskerrik asko larrea andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko arriola jauna larrea andrea zurea da hitza

legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza eta garraioetako sailburuari egina

arazoei buruz martínez jauna zurea da hitza bai egun on eskerrik asko

hiru segundu dauzkazu bale venga va martínez zatón zurea da hitza

gai zerrendako hamalau puntua interpelazioa rebeka

lehen arretaren egoera larriari aurre egiteko neurriei buruz ubera andrea zurea da hitza

eta zuk badakizu ez da eh bilduk esaten duelako

herritarrek ikusten dute eta herritarrek pairatzen dugu gobernuak onartu dezake edo ez baina lehen arreta deseginda dago ia soilik

ezin du kronikoen jarraipena balizko gaixotasunen diagnostikoak kontsulta presentzialak jada ahaztuak dituzte ez dira gogoratzen ere zer zen ohiko kontsulta bat artatzea

mediku batek lehenengo olatuan saturatua zegoen zeren aurreko batean esan nuen bezala hau ez da berria hau lehendik datorren egoera bat da arazoa ez da covida

arazoa areagotu beraz pandemia aurretik lehen arreta larri geneukan lehenengo olatuan saturatua geneukan eta orain kolapsatua daukagu osasun sailak adostasunik gabe onartutako estrategia ere momentu honetan ondo legoke rebisatzea eta eragileekin konpartitzea baina batez ere behar duguna da dokumentuez gain neurriak neurriak behar ditugu

goaz baina badirudi kezkatzen hasten garela ospitaleak betetzen direnean baina zer gertatzen da lehen lerroan hasiera hasieratik dagoen lehen arretarekin gainera covida entzuteaz gain covida ez dena ere

hilabete bat bi hilabete hiru hilabete aguantatu genezake covida ez dena alboratuta baina

osasun sailak horren inguruko eragina aztertu duen

lehen arretakoei eskatu zitzaien ospitaleak indartzera joatea joan ziren adinekoen egoitzak ere laguntzen egon ziren orain eta aspaldian aztarnari funtzioetan ari dira edo pcr egiteko ekipoetan ari dira

langileak lehen arretara joatea indartzera edo adinekoen egoitzetara joatea mentalitate kontua ere bada ikusi zein mentalitate daukagun zein hierarkia

eta hori apurtu behar dugu badago badago eta ez baldin bada zuzendu

toki berberetik ari gara husten husten zulo bat

tapatzeko eta horrela azkenean lehen arreta deseginda dago deseginda dago lehen arreta eta

jada lehen arretaren kontzeptua ez da existitzen eta klaro guzti hau konponbidean jartzeko lehenengo behar ditugu urgentziazko premiazko neurriak jada eta gero ze

horrek aukera emateko egiturazko arazoak konponbidean jartzeko eta klaro horrek eskatzen duena da ze nik momentu honetan

ikusten ditut premiazko neurriak hori hartu ahal izateko

langileak falta direla batez ere medikuak osakidetza ireki egin behar da korporatibismoa aldatu behar da eta

ikerketa zentro unibertsitateekin elkarlana ireki dezake covid hemeretziari erantzuteko horrela osakidetzak aukera edukiko duelako berari dagozkion funtzioei ere erantzuteko zeren bi eskuk baino

lana hobeto egingo dute hobeto erantzungo diogu eta horregatik gure galdera da zergatik tematzen gara lehen arreta hil zorian mantentzen esandakoa orain premiazko neurriak behar ditugu eta suhiltzaile lanak alboratu behar ditugu zentzu horretan

sakondu genezake ekipoak areagotu genitzake goazen ekipoak areagotzera erizain laguntzaileekin administrari laguntzaileekin eta administrari laguntzaileek noski formakuntza

behar dute kontsultak goazen kontsultak unitate bertatik egitera beraiek pazienteei jarraipena egiteko eta horrela zentralita liberatzen dugu

horrela petatua dago petatua dago goazen hasieran egin zen bezala bi zirkuitu mantentzera garbia eta zikina lehen arretan eta etenik gabeko arreta

baina nahastu gabe eta lehenengo olatuko eredua hobetuz goazen

egonkor kontratua dutenei egonkortasuna ematera unitate berea zeren ari dira toki batetik bestera bueno ez noa ez dauka ezin dut deskribatu

hartzera eta zer esango dizuet anbulategietako segurtasunaz

garbitasuna utzita dago eta bestetik eman sarbidea anbulategietako langileei efe efe pe bi maskara bat izateko gutxien gutxienekoa dela baina funtsezkoa da eta errepikatzen dut eta lehentasunezkoa da covid hemeretziari aurre egiteko estrategia birpentsatzea estrategiarik baldin badago

osakidetza liberatu ahal izango dela aurrekoan bota nuen proposamen bat proposamen asko egon daitezke formula asko egon daitezke goazen

lau lan eremu osakidetza arduratzea esaterako sintomatikoez

egiteaz goazen ditugun ikerkuntza zentroak eta horrek broteez erresidentziez lanbide esentzialei jarraipena eta

unibertsitatea eta beste entitate batzuk epidemiologian zaintza protokoloak

eguneratzeko hori egiteko hor ere badaukagu eustat baditugu bitartekoak

historia guzti honi eta horrela osasun sailari ere baliagarria izan dakioke

baduen eta horrek lagunduko liguke egiturazko arazoak konpontzen hastea epe ertain eta luzera

lehen arreta funtzio asistentziala betetzeaz gain sustapenaren eta prebentzioaren funtzioak betetzeko arreta komunitarioa lehen lerroan jartzeko ezkutuan dauden eta estrukturalak diren lanpostuak azaleratu eta kodea jartzeko ospitaletatik lehen arretara inbertsioa

planifikatzeko planifikatzeko familia medikuntza ehuko medikuntza ikasketetan arlo bezala txertatzeko

hainbeste hitz egiten duzuela madrilekin transferentziez negoziazioez goazen hemen kopuruak areagotzera lehen arretan

izateko goazen anbulategietan bestelako profilak inkorporatzera gizarte laguntzaileak psikologoak

goazen osasun etxeak komunitateari auzoei irekitzera ez orain baino garrantzitsua da ere komunitatean lan egitea herritarrak

hor lan bat egin genezake lehen arretatik

lehen arretari funtzio asko egozten zaizkio eta ematen zaizkio

eta birplanteatu behar da zeren guztionez gain ere dagoeneko gure demografiaren bilakaera zahartzea

zer esanik ez zer esanik ez eta hor motzera eta epe ertainera kokatu behar dugu eta neurri batzuk behar ditugu jada

eta horrek eskatzen du planifikatu planifikatu eta planifikatu antizipatu diseinatu diseinatu antizipatu baina

askotan zalantza sortzen zaigu aber benetan lehen arretan sinisten dugun

eta sagardui andrea benetan sinisten badugu eta ez dut hori zalantzan

pentsatzen badugu oinarria dela ze premiaz sail honek

lehen arreta larrialdi egoeratik kolapso egoeratik ateratzeko
eskerrik asko ubera andrea

ubera andrea azaldu aurretik zer

dugun gure lehen mailako arreta indartzeko ezin dut ahaztu zure galderak duen baieztapena ez gatoz inola

osasun sistema sendo bat dugu hiru hamarkada hauetan plangintza bat izan duena eta duena pertsonen unean uneko aldaketetara eta beharretara egokituta helburu

herritarren osasuna eta ongizatea hobetzea egunero milaka pertsona joaten dira gure osasun zentroetara

txertoa hartzera beste gaitz batzuengandik arreta jasotzera beste asko telefonoz artatzen dira arreta emateko beste aukera bat bizi garen errealitate zail honetan ez da hautasunaren proba bat sendotasunarena baizik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

horri esker mantentzen ari da egungo egoera eta gogoratu nahi dizut pandemia aurretik ez dakit gogoratzen duzun lehen arretakoak mobilizazioak egin zituzten grebak egin zituzten ez dakit gogoratzen duzun eta hori ez da izan gaur egun dugun egoera ez da izan covid hemeretziagatik covi hemeretziak bakarrik agerian utzi ditu eta larriagotu egin ditu eta gero mesedez

zer da hori zer da hori daukagunean ehuneko berrogeiko behin behinekotasuna arreta presentziala murriztuta dagoenean eta anbulategietan herritarrak ez dutenean sarbidea txertoa ez dakit dakizun

txertoarekin gertatu da hiru egunetan hainbat tokietan txerto hori bila ez zelako geratzen ba egonda suspendituta eta datak emango dizut urriak hamasei urriak hemeretzi eta urriak

egunero medikuak artatu behar dituzte berrogei berrogeita bost paziente ari dira berrogeita hamar berrogeita hamabost paziente eta hori guztia egiten dute beraien borondatez sinesten dutelako guztien osasuna zaintzen ari direlako eta beraien denbora eskainiz zer gehiago aztarnariak aztarnariak kontratazio berrikoak lehenengo hogeita hamazazpi

gero beste berrogeita bost kontratazio berri beste guztiak berdin zait seiehun zortziehun mila beste guztiak dira lehen arretatik

eta badakizue erizainak zelan esaten didate lapurtu dizkigute eta nik itsusia da

joaten dira eta egiten ari dira baina bitartean beste zulo bat uzten ari dira uzten ari dira eta ezin dute eta uzten dute zuloa beste erizain batzuk

eta hau da urteetan ez delako egon planifikaziorik urteetako erabaki politiko batzuen ondorioz eta horrek guztiak ekartzen du gainera

atzetik birusaren atzetik beti a ver goazen berpentsatzera elkarlanerako prest gaude

urtarriletik urtarriletik maila pribatua eta ez publikoan urtarriletik

lau eskuk bi eskuk baino gehiago egin dezakete eta badakigu ez daukagula ehuneko ehun arrazoia eta badakigu munduko neurri guztiak hartuta ere

egoerari buelta ematea ez dela erreza izango baina zergatik tematzen gara

olatuak hartzen digula eta orain ez da bigarren olatua gogoratu nahi dut udaran bigarren olatu batetan egon ginela eta egia esan niri olatuetaz ez zait gustatzen hitz egitea zeren bueno covid zuek oso ondo esaten duzuen bezala covidarekin

baina pikoak ez izateko neurriak hartu behar dira eta ez da nahikoa eta guztiz bat nator guztiok erantzukizunez jokatu behar dugula zeren bakoitzak egiten duguna guztiongan

osasun langileei osakidetzako langileei entzutea lehen arretako langileei entzutea ospitaletan daudenei entzutea entzutea

agian ehuneko ehunean ez dute arrazoia izango baina azkenean zer gertatzen ari da ez covid eta covid ere ez

etxera azkenean geratuko zaigun alternatiba da etxera baina lehen urkullu jaunak oso ondo esan duen bezala horrek eragin bat dauka ere osasunean

neurriak hartu behar dira eremu guztietan eta prest gaude neurriak hartzeko baina entzun zer esaten diguten eta ez da eh bilduk esaten duelako kolapso egoeran gaudela ez da sindikatuek esaten dutelako kolapso egoeran gaudela langileek egunerokoan daudenak esaten dute eta herritarrek ikusten dute eta pairatzen dute

eta mundu guztiari gertatuko zaigu ez zer gertatzen da telefonoan zer gertatzen da telefonoan edo atzo bertan

baina zergatik osasun kontseilu sanitarioa kolapsatua dagoelako osasun zentroa kolapsatua dago jendeak ez daukalako

nora deitu eta bitartean zer gertatzen da ba goazen prebentzioan

asko ubera andrea bukatu da zure denbora bukatu da zure denbora bukatu

ubera andrea herenegun egin genuen kontaketaren arabera hasi ginenetik milioi bat ehun eta hiru mila bederatziehun eta hogeita lau pcr proba egin ditugu horrek esan nahi du

desberdin hartu ditugula gure lehen mailako arreta zerbitzuetan azken hilabeteetan euskadiko biztanleen

hain zuzen ere herenegun bertan errekorra lortu genuen

profesionalen lana bai baina sistema sendo bat ere bai bestela ezin da

lekuren batean falta izan direla txertoak barkatu egon izan daiteke problemaren bat banaketan

ezetzik esango baina ez txerto faltarik dagoelako ez dago eta ez dago

baterako baditugulako nahikoak hori ziurtatzen dizut nik kontuan hartzea nahi dut baita ere italiaren osasun arretaren gainerako eskaera guztiak eta ikusiko duzu lehen mailako arreta zerbitzu indartsua

egoera zailetara egokitzeko lan guzti hori aurrera eramateko baina ez bakarrik lehen arreta ospitaletako zerbitzuak ere egokitu egin dira eta elkarlana lehen aipatu dut bien artean egiten dute benetan badakigu ahaleginak arrastoak uzten dituela ondorioak dituela sistemaren funtzionamendu onean baina osasun sailak baliabideak jarri zituen lehenago

milaka langileei beren zeregina errazteko eta guk ere hitz egiten dugu gure langileekin

ez esan ubera andrea ez dugunik egiten zuek badirudi bakarrik zuek ez guk ere eta ez hori bakarrik

egunero gaude ospitaletan zein lehen arretako zentroetan

berriz esango dut guztiei lagundu behar diegu gure profesionalei

euskadin gaur birusaren hedapenari eusteko ezarritako mugak

más que nunca eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina euskal osasun publikoan egin den greba deialdiari buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea sagardui

besterik ez eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna sagardui andrea zurea da hitza

ibai iriarte san vicente eh bildu taldeko legebiltzarkideak

gobernu akordioan jasoriko bereizmen handiko zentro bat tolosan eraikitzeari buruz iriarte jauna zurea da

egun on guztioi eta bereziki tolosaldeatik etorri zareten alkate eta topako ordezkariei egun on

urteak dira tolosaldeko herritarrok eta euskal herria bilduk eskualdeko

ospitale publikoa aldarrikatzen ari garela urteetan urkulluren sailburu zen

izan zen baina azken udal hauteskundeetan berriz

bere egin zuen ospitale publikoaren aldarria ongi etorriak orain berriki aurkeztu duzuen gobernu programan bereizmen handiko zentro bat eraikitzeko asmoa azaldu duzue baina guztiok gauza berdinez hitz egiten ari ote garen jakiteko helburuz egiten dizut gaur galdera jaurlaritzak tolosaldean eraikiko duen bereizmen handiko zentroa tolosaldeko alkatek eta eragileek eskatzen duten ospitale publiko berria izango da
mila esker eskerrik asko iriarte jauna erantzuteko

legebiltzarreko presidente andrea ondo ulertzen dut alkate eta eskualdeetako edo koadriletako ordezkari guztien eskariak beren herrietan

ahalik eta osasun baliabide onenak instalatzeko lehentasuna larrialdiei eta ospitaleei emanez ondo ulertzen dut bai

berriak sortzeak edo eraikitzeak lurralde biztanleria antolamendu eta arreta irizpideei erantzun behar die eta sailak

kontuan hartu eta lehenetsi behar ditu beharren eta baliabideen arabera tolosarako proiektatzen den zentroa

gobernu programarako osasuna atalean definituta dago hain zuzen ere atalean tolosako udalerrien bereizmen handiko zentro bat eraikitzea hori hala da baina proiektu hori oraindik

zehaztu egiten dugu eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea iriarte jauna zurea da hitza

urteak dira eskualdeko biztanleak eragileak sindikatuak

beste osasun eskualdeetako zerbitzu berdinak berdinak eskatzen gabiltzala

beste eskualdeak hainako zerbitzu berak merezi ditugu ondorioz

gai hau honez gero rafael bengoa jon darpón nekane murga eta orain sagardui andrea zure eskuetan dago ez dezagun denbora gehiagorik galdu mesedez

ospitale publikoa eta esi publikoa da eskatzen duguna eta

horren alde jarraituko dugula lanean hori baita gure eskubidea eta hori delako eusko jaurlaritzari eta osasun sailari eskatzen dioguna kuriosoa da eta berriki eta hau da argitzea nahiko genukeena eajk izugarrizko ziaboga egin du

neurriko ziaboga gainera ze beraiek bai eta tolosako eajko

legealdi honetarako eusko jaurlaritzako gobernu akordioan jasota dago gure eskualdean ospitale publikoa eraikitzea ospitale publikoa argi eta garbi

erreala da beraz gaur hemen zure ahotik ere

espazio hau eraikin hau ospitale publikoa ote den beste eskualdeek duten ospitale publiko bera ote den zerbitzu karta berdinekin

izango ote den galdetu nahiko genuke eta zuen zehaztasun faltak agian orain argituko dizkiguzu gauzak zaharrak berri ze ohituak gaude zehaztasun falta hauetara eta ohituak gaude zehaztasun falta honen ondorioz ba ospitale publikoa izan beharko lukeen hori

kalitate handiagoko zerbitzuak ere eskaintzen zituela orain auzitan jartzen da hori

eta gardentasuna eskatzen dugu egoerari buelta emateko aukera duzue dugu pandemiak mahai gainean jarritako gabeziei erantzuna emateko aukera daukagu hogeita bat mendeko gizarteari hogeita bat mendeko

arreta sistema planifikatu eta garatzeko aukera dugu horretarako prest daude eskualdeko eragileak alkateak eta horretarako sortu dute

hartu hartu luzatu dizuten eskua hartu ezazue eta ekin diezaiozun lanari eta ez utzi agendan beste sailburu guzti horiek

hori eraiki dezagun esi publikoa ehuneko ehunean publikoa izango dena eta
ospitale publikoa beran integratua mila esker eskerrik asko iriarte jauna sagardui andrea zurea da hitza

tolosaldeko alkateen asmo legitimoak eta iritziak ulertuta uste dut garrantzitsua dela

inbertsioaren beharra eta lehentasuna eta esan beharra dagoela baita ere tolosaldeko biztanlegoari euskadiko osasun arreta bermatua daukagula

alkate guztien aldetik eskaera uniformea dagoenik hainbat eskaera helarazi dizkigute asunción klinika sare publikoan sartzea ospitale berri bat eraikitzea klinika soziosanitarioari eskaintzeko egitura bihurtzea edo tolosako anbulatorioa kanpoko kontsultetarako erreferentziazko zentroa

eskaria beraz lehenengo kontua da agerian uztea azken urteetan mota

zaizkiola osasun sailari azkenaldian indarra hartu du tolosaldeko esirako eskualdeko ospitale bat ezartzea eta gobernu

lurraldearen eremuan oraindik zehazteko dagoen gailu bat da beharrezkoa da plan funtzional bat tolosaldeko esian zabalduko diren laguntza zerbitzuak zehazteko

bereizmen handiko zentro bat izan behar duen balioesten ari gara radiologia konbentzionala eta abar barne hartzen dituzten gaitasun diagnostikoekin erregimen anbulatorioan eman ohi diren ospitale espezialitateetako kanpo kontsultekin

ohiko ospitale bat izateko eskaera ere baloratzen ari gara esan bezala horrelako jarduera bati ekiteko egin behar den plan funtzionalaren araberakoa izango da dena eta lasai ez dugu agendan utziko

erantzukizuna gurea baita eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea

buruz garrido andrea zurea da hitza

horri buruz ari gara gaur ezta zalantza sartu zait baina erantzungo dizut

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko sailburu andrea sagardui andrea zurea da hitza

y son concretas eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako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

euskal telebista publikoko kanalen bidez zenbait programa emititzeari dagokionez gordillo jauna zurea da hitza

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

eskerrik asko zupiria jauna gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna zupiriak ez du hitzik hartu behar gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera gustavo

kulturarako laguntzei buruz angulo jauna zurea da hitza bertatik

consejero eskerrik asko angulo jauna jaurlaritzak bai

gai zerrendako hogei puntua interpelazioa carmelo barrio

covid hemeretziaren aurrean saltegiak modernizatzeko laguntza programei buruz barrio jauna zurea da hitza

barrio jauna erantzuteko hurtado jauna zurea da hitza

eskerrik asko hurtado jauna barrio jauna zurea da hitza